eh bildutik ez du hitzik hartu behar euzko abertzaleak bai bertatik tellería jauna zurea da hitza sí puedo sí muchas gracias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

hirurogeita hamaika eman dugu bozka hirurogeita hamaika

onartu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako seigarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den pinedo andreak dauka

egun on guztioi gaurko honetan aurrekontu politika orekatu eta iraunkorra garatu ahal izateko baldintzei buruzko eztabaida ekarri dugu

aurrekontu egokiak garatzeko baldintzei buruzko eztabaida zeren eta guretzat politika publiko indartsuak sostengatzeko oinarrizko elementua da

orekatu eta iraunkorrak garatzea orain dela aste batzuk ongizate estatua sostengatzeko zerga politikaz aritu izan ginen hemen

elikatzeko iturri nagusia baina tamalez hemen ikusi genuen nola arazoari heltzea baino ihes egitea nahiago duzuela askok esaldi ponposoetan geratuz inora ez doazen

gaurkoan aurrekontu politikaz arituko gara eta aurrekontu politikek izan behar duten helburuaz garrantzitsua da hori nabarmentzea azken urteetan aurrekontuak egiteko eta garatzeko modu bakarra dagoela sinestarazi nahi izan digutelako

eta irakurtzeko ikuspuntu bakarra ere nagusitu nahian horrela europako gobernuetan ekonomia eta kudeaketa publikoa ulertzeko ikuspuntu liberala nagusitu izan da eta bada krisiak

errezeta okerra aplikatu egin dute antza hori delako bidea bakarra baina bide okerra da ezbairik gabe pobrezia handitzea gizarte ezberdintasunak zabaltzea zerbitzu publikoak murriztea

estatua txikitzea horiek izan dira errezeta horren ondorioak eta emaitza oker guzti hauekin batera hor jarraitzen du krisi ekonomikoak azken finean krisia konpontzeko botika okerra aplikatzen ari da neurri ekonomiko guzti horien atzean politiko jakin bat dagoelako zerbitzu publikoetan gaitz guztiak ikusten dituenak ongizate estatua txikitzea helburu duen proiektua testuinguru horretan eta paradigmaren goiburuan

defizit eta zor publikoak murriztea ekonomiaren gaitz guztiak konpontzeko bide eta baldintza gisa aurkeztu izan digute beste edozein politika publikoaren aurretik betebeharreko ukaezina eta gaizki ulerturiko austeritatearen izenean inora ez doan bide okerrera abiatu gaituzte

eta ezberdintasunak areagotzeko tresna ezinbestekoak bihurtu dira kontuak koadratzea eta zorra eta defizita estu estuan kontrolatzea helburu nagusiena bakarra esango nuke eta hor datza akatsa

eta erruduna politika ekonomiko publikoaren tresnak izan behar diren defizita eta zor publikoa aurrekontu politikaren helburu

de los gastos corrientes eta hemen ere ikusi izan dugu nola lehendakariak berak politika orokorreko plenoan bere politiken lehentasunak azaltzean

zor publikoa jarri zituela guk behin eta berriz esango dugu politika eta ardura publikoak ulertzeko ezinbesteko osagaia delako euskal herria bilduren aburuz politika publikoen eta bereziki aurrekontuen helburu nagusiak

ezberdintasunak eta haustura sozialak ekiditea

eta garapen ekonomiko orekatu baten norabidea eta zutabeak jartzea izan behar dute hauek dira guretzat benetako helburuak

aldaketa hori izan da gerora ppko gobernuak egindako

eta finantza iraunkortasunari buruzko legearen oinarria eta oinarria okerra izan bada garapena ere are okerragoa izan dela esan behar dugu

aukera guztiak deuseztatzen ditu estatu osoan bai baina bereziki gure kasuan lege honek gure herrian eragin zuzena izan du eta tamalez izaten jarraitzen du lege honek gobernuen eta parlamentuen ahalmenak erabat mugatzen ditu eta beraz herritarren

adierazitakoaren aukerak mugatzen ditu ere

estatuko gobernuak bere gain hartu ditu defizit mugan

banatzeko eskumenak eta nahiz eta gure kasuan itun ekonomikoa dugun jaurlaritzak esan defizit muga negoziatu egin duela errealitatea da estatuak erabakitako limiteak daudela indarrean besterik ez lege honek ez du inolaz ere kontutan hartzen gure herriaren egoera sozioekonomikoa limite

berdin zaio estatuari zor publikoa eta defizita berez txarrak direla premisa moduan izanik

gure zorraren tamaina barne produktu gordinarekiko ez da espainia berak edo frantziak adibidez dutena gurea

espainia eta frantziarena ehuneko ehunra ere heltzen direlarik

zergatik ezetz esaten dio jaurlaritzak horren beharrezkoa den gure errealitate sozioekonomikoari eta lehentasunei loturiko ibilbide orria bertan adosteko eta gero negoziatzeko aukerari estatuko beharretara

defizit eta zor publikoaren marra gorri horiek oztopo bat

edo aitzaki hutsa benetan garatu nahi duten politikaren eredua neoliberala dena konplexurik gabe aurrera eramateko aukera

gutxieneko adostasun hori lortzeko eskaintza mahai gainean egon da euskal herria bildutik hemen legebiltzarrean ere egin izan dugu gure

modu eraginkorrean lan egiteko eta estatuaren aurrean herri moduan jarrera azaltzeko baina ez du eskaintza hori aintzat hartu jaurlaritzak are gehiago konstituzioaren aldaketa eta egonkortasun legea europa mailan erabakitako

baina ez al da egia herrialde ezberdinek euren desadostasunak agertu dituztela jada edo frantziak eta italiak adibidez

ez dituztela defizit muga helburu horiek bete edo are gehiago ez al da egia espainiak berak ere ez dituela bete jada katalunian ere defizita eta zor publikoaren mugak

agertu dira eta berriki nafarroan ere egonkortasun legearen

azaldu dute bertako legebiltzarrean alderdi ezberdinek

autonomia finantzarioaren aurkako eraso zuzenak direlako biak baina eae desberdina omen da ongizatearen paradisua alegia horregatik herritarron beharrak eta ezberdintasunak huskeriak direlako buru belarri ekin diezaiokegu

estuak betetzeari lehentasun artean lehenengoa lehenengoa kokatuz ere horrela urkullu jauna eta bere gobernua alde berean oso obediente agertzen dira austeritate politiken aurrean baina

dituen agindu eta gizartearen beharrizanen aurrean eta honen guztiaren ondorioz

aldaketak egiteari espresuki muzin eginez murrizketak betikotzen dira urkullu jauna sailburu jaun andreok

ez zaie interesatuko edo murrizketak egon badaudelako eta bi mila hamaseiko aurrekontu proiektuak horiek betikotzen direlako horregatik hemen bizkaia gipuzkoa eta arabako herritarrok ordezkatzen dituen

gure burujabetasun ekonomikoa herritarren ongizatearen garapena eta azken finean gure herria aurrera eramateko eta garatzeko ahalmena defendatu nahi ditugu eta horren ondorioz gaur hemen legebiltzar honetan eskatzen duguna da estatuko konstituzioko

aldaketaren eta aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunari buruzko

organikoaren kontrako jarrera argia azaltzea

horiek indargabetzeko eskatzea eta eskari honekin koherente izanik aurrekontu politikak garatzeko momentuan gizarte kohesioa ardatz eta lehentasun izatea aukera dugu

emateko gure bidea eraikitzeko ezinbesteko urratsak emateko

egin dute goazen behingoz elkarrekin gutxieneko hauek sinatzera eskerrik asko eskerrik asko pinedo
zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza

eguerdi on guztioi pinedo andrea zure lehenengo esaldia eztabaida hasteko izan da ihes egitea duzuela gustuko

eta ondo dakizunez inondik inora ez dugu guk gustuko ihes egitea eta esandako

eztabaida egiten dugu zuek aurkeztutako ekimenean lehenengo

esan beharra dago baita aspaldian legebiltzarreko bildu taldeak korta pega egiteari izugarrizko

ze lehenengo eta bigarren puntuak beste dokumentu batetik kopiatuta dagoz

hori esan beharrekoa da baina guk behin eta berriro eta ganbara honetan puntu bi horren aurrean gure jarrera argi agertu dugu

konstituzioaren ehun eta hogeita hamabostgarrena artikuluak dioena eta madrilen kontra bozkatu genuen ez dugula gustuko

puntuan diozuna berdin ez dugula gustuko

eta eskatuko genukeela malgutasun gehiago egotea eta egoera bakoitzari eta erakunde bakoitzari margen gehiago ematea horretan baina ekimenean arazoa lehen esan den moduan hirugarren puntuan dago hirugarren puntuan bilduren hipokresiaren eredu argia da

eta beste bat egin hori da egiten duzuena eta hirugarren puntu honek berriro bide hori jarraitzen du zorrotz esaten duzue zorrotz kontuan hartu behar direla aurreko bi puntuetan

aurrekontuak egiterakoan zorrotz kontutan hartu behar direla aurreko bi puntutan adierazten dena eta nik adibideak erabilita erakutsiko dizut zein zorrotz izan den bildu kudeatu dituen erakundeetan eta den kudeatzen dituen erakundeetan hemen esandakoa betetzerakoan ze badirudi zuk emandako aginduak euzko alderdi jeltzaleak kudeatzen dituen erakundeei zuzenduta daudela bakar bakarrik ez bilduri

irakurriko dut krisialdiaren aitzakian azken urteetan europar batasunak inposaturiko norabidea eta diozu euskal herrian ere

bilduk kritikatzen duen bide hori zuek egindakoa da

zor publikoa murriztea axioma ukaezina dela esan duzu baina zelan esan dezakezue zuek hori

zor publikoa murriztea axioma ukaezina da

udal bateko zinegotzia izan zara bizkaian bilduk kudeatzen duena eta zuk kudeatutako aurrekontuetan

eta beste batzuk egiten dutena norberak egiten duenean

ez hipokresia politikoa eta horrek ezin du inondik inora justifikatu zuk aurkeztutako ekimena baina ez hori bakarrik ni neu be

bilduk kudeatutako beste udal batean beste adibide bat bizkaian beste udal batena eta hor zer ipintzen du aurrekontuen egonkortasunaren eta iraunkortasunaren txostena araudi betetzen du bi barra bi mila hamabi lege organikoa hain justu be gaur zuek hemen ez dela bete behar esaten dena

zorrotz egin daitela eta errespetatu daitela aurreko bi puntuetan esaten dena hor dago arazoa eta zer dio eta baita

hau da bilduren errealitatea kudeatzen dagoenean gauza bat esan eta beste gauza bat egin hori da zuek egiten duzuena

europak agintzen duelako ez da bakarrik horregatik ezin duguna egin da zorpetzera sartu arriskuan

iraunkortasuna finantza iraunkortasuna eta bihar etsiko jendearen

eskerrik asko gorospe andrea erantzunen txandara pasatuz

ardatz nagusi lehentasuna emateko konpromisoa hartu dugu

zorrotzak izatea egonkortasun printzipioa kudeatzen eta betetzen eta gero ia

y no se preocupen porque insistiremos eskerrik asko pinedo andrea euskal talde popularraren ordezkariak damborenea jaunak dauka hitza

eskerrik asko damborenea jauna maneiro jauna hitza dauka

la enmienda del grupo de upyd gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialistak prieto jauna zurea da hitza

eskerrik asko prieto jauna

bai eskerrik asko berriro ere legebiltzar buru andrea ez dut aipatu zure aurrekontua

dimako udaleko aurrekontua aipatu dudan moduan upyd los recortadores sociales

ihes egiten duzue gustura eta nik esan dizut ez dugula ihes egiten

hemen behin eta berriro kontran agertu garela nik ez dut esan

vuelvo a recurrir a lo que usted ha dicho nahiz eta zuk beharbada esango duzun ez duzula hori esan esan duzu aukera dugu

eta nire galdera eta gure taldearen galdera da

norabide hori kudeatzen egon zinenean eskerrik asko eskerrik asko gorospe
eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

jatorrizko testua ez da onartu jarraian euskal talde popularraren osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

mistoa upydren zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamairu eman dugu bozka bat bai

gai zerrendako bosgarren puntua mistoa upyd legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena irakurketa sustatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamen egin duen taldearen txanda mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza ekimen aurkeztu eta aldezteko

maneiro jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak

lehendakari jauna sailburua bi mila hamabiko

aurkeztu izan zen irakurmena sustatzeko plana eusko legebiltzarrean hogeita hiru proiektuetan egituratu zen irakurmena eta idazmenaren gaitasun hobetzeko eta

eta hezkuntza lehentasunen artean lekutu zitezen eragile askoren ahaleginak

ikerlan batek erakusten du lurralde baten hazkunde ekonomiko baterako

irakurmen eta matematika trebetasunen igoera bat garrantzitsuagoa dela profesionalen prestakuntzaren hobetzea

erabakigarriagorik ez dago liburuaren eta irakurmenaren esparruan

kapitala zailagoa da garatzen liburutegi kapitala baino liburuzain on bat zaila da aurkitzea

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz lópez de ocariz andrea zurea da hitza

mila esker eta eguerdi on denoi badirudi gai honetan kontrapuntua jartzera natorrela

eta horregatik ez genion zuzenketarik aurkeztu gainera ganorazko zerbait egitea

legealdiaren azken txanpan hain zuzen eta zentzu horretan ez zaigu oso ekimen serioa iruditzen gure ustez kultura saila zerbaitetan

liburutegi eta irakurketa arloa sustatzen ordenatzen eta koordinatzen izaten ari da

batetik liburuklik liburutegi digitala eta eliburutegia mailegu digitala sendotzen bestetik liburutegi sarea egonkortzen falta ziren bilbokoa

eta azkenik liburu txartelaren bitartez bertako produkzioa

legealdi honetan jaurlaritzak irakurketa planaren barruan lehentasuna eman die gure ustez digitalizazioari eta eskuragarritasunari eta gu horrekin ados gaude hori bai jaurlaritzari egiten diogun kritika

baina errepikatuko dut berriro jaurlaritzari egin diogun kritika ez du entzuten baina jarraituko dut eliburutegian gaztelaniazko

euskarazko bostehun eta laurogeita bat baina ez daudela eta hori horrela sailari eskatzen diogu hemendik aurrera euskarazko

liburuen kopurua handitzeko ahalegin berezia egin dezala ondorioz iruditzen zaigu

ez duela bilatzen eztabaida antzua dela eta beraz ez garen joko horretan sartuko ez dugu alde bozkatuko eta abstenitu egingo gara erdibidekoan

uste baitugu herri honetan irakurketa ez dela sustatzen ari eta

eta are gutxiago ekimen honi esker izan ere esan bezala gehiago egin daitekeen arren

egiten ari direlako hala ere esandakoa euskarazko izenburuak gutxi dira

eskasaren adierazlea eta horrek ere asko kezkatzen gaitu besterik ez eskerrik asko eskerrik asko breñas andrea
euzko abertzaleak taldearen ordezkaria arieta araunabeña jauna zurea da hitza

erantzunen txandara pasatuz mistoa maneiro jauna

ez du hitzik hartuko breñas andreak ez du hitzik hartuko

maneiro jauna zure proposamenaren lehen puntua formulatzeko adina autoritate duzula pentsatzen baduzu pentsatu beharko zenuke aldi berean euskal gizartea herritar

irizpidedun sortzaile eta konprometituen

jakintzari erabat irekiak direnak euren inguruan gertatzen den guztiaz interesatuak daudenak euren eboluzio positibo guztiak ulertzeko eta onartzeko gai direnak eta gizartearekiko

konpromisoa hartu dutenen gizartea dela

zuk gomendatzen dituzun liburuak bakarrik irakurtzen zuk egiten duzun bezala maneiro jauna es por ello que

eztabaida amaitu denez botoetara jarri dugu mistoa upyd eta euskal sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

hemeretzi abstentzio berdintasun dagoenez berriro bozkatu dugu bozkatu dezakegu

hurrengo osoko bilkuran bozkatuko dugu berriro puntu honetara iritsita bazkaltzea joango gara eta bueltan laurak arte